eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok maneiro jauna

hilabeteetan bitartekaritza lana horixe baita

sinetsaraziko ez dagozkigun funtzioak hartzen ditugunik

ez litzateke bidezkoa izango eta gainera

horrenbestez ezin esan informazioa komunikabideetatik jaso duzunik eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna maneiro jauna

de aquí a las próximas semanas gracias eskerrik asko maneiro jauna darpón jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna
gai zerrendako hogeita laugarrena puntua galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina

arreta eredu integratua lortzeari buruz ubera andrea zurea da hitza

denoi osasun sailak inviza enpresarekin asunción klinikaren

eta gure kezka areagotu egin dela txosten horretatik argi ondorioztatu daitekeelako hitzarmenak duen helburua ez dela

tolosaldean osasun arretan zeuden gabeziak estaltzea baizik eta baliabide pribatuak indartu

baliabide publikoen kaltetan guk hori argi eta garbi ikusi dugu txostenean argi ikusten da asunción ospitalearen azpiegitura pribatua planifikazio pribatuaren ardatz bilakatzen duela

ardura eta funtzio publikoaren ikuspegitik estaldura soziala ahuldu eta hipotekatzen duelako etorkizunera begira eta hori

esanguratsuenetako batean eta hori ematearren arreta espezializatuaren kasuan zerbitzua osasun publiko

bazegoen bikoizketa argudiatuz osasun zentro publikotik kendu egin da zerbitzua eta pribatukoa lehenetsi da beraz ebaluazio txosten hori ikusita osasun sailburuak uste du inviza enpresarekin sinatu duen hitzarmenak balio dezakeela

egon behar duen osasun arreta publikoa indartzearen politika garatzeko eskerrik asko

osasun zerbitzu publiko batean sinesten dugu eta kontrakoa esateak edo pentsatzeak ubera andrea

darpón jauna ubera andrea zurea da hitza darpón jauna ez dut kalitatea
dudan jarri baina etorkizunera begira ikusiko dugu kalitate hori norentzat joaten da eta garbi ikusten da hitzarmen hori

eta ikusiko dugu eskatuta daukaten horretan hitzarmen hau saldu zitzaigun gabeziak estaltzera zetorrela eta gabeziak estali beharrean ari dena da osasun publikoko zentroak baliabideak desmantelatzen horretan ari zarete eta txostenean ikusten da zeren txosten horrek

osasun publikoko baliabideak eta asunción klinikako baliabideak guztion diru publikoa erabiliz guztiona pribatizazioa

publikoa poliki poliki ahulduz pribatua indartzera joanez eta horrela epe luzera begira tolosaldeko herritarren

jarriaz zeren onartezina eta arriskutsua da tolosaldeko osasun arreta enpresa baten eskuetan jartzea

eta enpresetan negozioa logikoa den bezala eta hemen administrazio publikoak egiten duena da osasuna guztion osasuna

eskuetan utzi onartezina eta

diru publikoarekin kontrol kudeaketa eta kalitate publikoa ahultzen diren ahultzen duten estrategiak garatzea administrazio
publikotik eskerrik asko ubera andrea

beti egin izan dugun bezala eta etorkizunean ere

esto es vergonzoso eskerrik asko darpón jauna gai zerrenda agortuta